ekingo diogu eh osoko bilkurari gai zerrendako zortzigarren puntua

urak berrerabiltzeko sistemak ezartzea bultzatzeko neurriak izango dituen plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda lópez de ocariz andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

ya existentes beraz eta apur bat axioma oker batzuetatik apur bat urrunduta eta egunean dagoen legedia irakurrita lehenengo aipatu den mila seiehun eta hogei errege dekretu hori esan nahi dut esparru horretan ere

politika hauek aurrera eramateari jakinda gure baldintzapenak lurralde eremuan jakinak direla eta jakinda ere horren portzentaje bat erabiltzaileek ordaindu behar dutela

behar garela eta eztabaida honetan nik printzipio hori behintzat

erakunde bakoitzaren eskumenak zeintzuk diren jakinda

aurrera joan ahal gara zeren nik batzetan inpresio daukat eta testuan ere

edo udalen esku hartzea gutxitu egiten dugula eta nik gogoratu nahi dut uraren ziklo osoa bai hornidura eta bai saneamendua udalen eskumena dela eta uraren lana uren politiken norabide orokor bat eskaintzea dela koordinazio lan bat dela

bai eskerrik asko arratsalde on guztioi goizean etorri naizen

ez naiz arituko arratsaldeko saio honetan nahiz eta

ez dela bereziki kritikoa izango baina bai abstentziora joango garela zeren azken finean nire aurretik hitz egin duzuen guztiok agian nik uste dut ondo kokatu duzuela eta gauza berri

esateko baina edozein kasutan iruditzen zaigu hemen idatzita gelditu den erdibidekoa bi puntutan dago eta lehendabizikoa ez zaigu oso argi geratzen eta bigarrengoan inkluso esango nuke akats nabarmen bat dagoela eta

eta orokorrean begiratuta ez zaidala iruditzen ezer askotarako balioko duenik esan nahi dut erdibideko emendakin hau

ez da eperik aitortzen ez da dirurik mahai gainean jartzen

edo ekimenak aurrera eramateko ezta eta

gure taldeari uren berrerabilpena

paketean dagoen neurrian eta guk pakete hori bere osotasunean bultzatzen dugun neurrian

uraren berrerabilpenaren inguruan epe ertainean lanketa bat egin beharko dela egiten ari dena baino haratago doana egin beharko dela

dugu eta europar batasunetik txostenak gero eta ageriagoak dira europa mailan estres hidrikoa oso altua dela esaten dutenak gaur egun arroen ehuneko hogeita hamarak urtearen momenturen batean ba estres hidrikoren bat jasaten dute eta egoera ez da ari hobetzen baizik eta okerrera doa eta

urterako arroen ehuneko berrogeita hamarak arazoak izango dituela

behar bezain beste edo eskatzen den bezain beste ura izateko

euskal herria ez daiteke kontsideratu ba estres hidriko gehiegi duen zonalde bat bezala baina egia da etorkizunari begira

prestatzen joan beharko dugula baina guri iruditzen zaigu eta

hiri hondakin uren inguruan hitz egiten duen neurrian iruditzen zaigu guk hemen ere jerarkia bat egin beharko genukeela eta gure enfokea edo gure lehentasunak beste leku batean jarri beharko genituzkeela eta zentzu horretan aurreko astean gustura

uraren ur masen egoera hobetzeko plan integral bat egiteko proposamen hori

hau gaur etortzen den proposamen hau ba azpiatal bat bezala edo joan zitekeela

plan integral horren barruan zeren gertatzen ari zaigu eta iruditzen zait hor daukagula pixka bat arazo nagusietako bat ba uraren jerarkia bera

hau azaltzeko iruditzen zait hor testu klabe bat

hori esaten zen eta gero bi mila hamabostgarrena

onartzen denean uraren berrerabilpena hartzen da eginkizunetako bat

guk arazo honi edo arazo honekin nahasten den beste arazo bat daukagu eta da askoz ere lehenago idatzita dauden zuzentarauak hondakin uren inguruan ez ditugula betetzen ezta eta hiri hondakin uren zuzentaraua mila bederatziehun eta laurogeita hamalauan ezarria izan zena hori gaur egun ez dugu betetzen zeren han bertan esaten zen urterako europako hiri hondakin ur guztien tratamendurako sarea osatua egon behar zuela esaten zuen eta hori gaur egun oraindik betetzeke dago urtean berriz uraren esparruko zuzentarauak esaten zuen

egoera ekologikoak ona izan behar zuela eta hau ere ez da bete

eta zigor prozedurak irekita dauzka europak espainiako estatuari

eta azkenean ba betiko kontua da lehentasunak jartzen ditugunean kontuz ibili behar dugu norantz bideratzen ditugun baliabide publikoak

zentzu horretan ere alternatibak aipatzen direnean

egindako ekarpena euri urak eta abar sartzeko asmoa zuenean edo idatzi zuenean hor ere lehentasun bat badagoela berrerabilpenaren inguruan diru publikoak desbideratu aurretik eta hori nik uste dut

ados egongo direla hor badaude onartuta edo promesa egin ziren hainbat plan adibidez gasteizen hegoaldeko ibaiak ez nahasteko hiri hondakin urekin eta

konpromisoa maroto alkate zela eta guzti hori landu gabe gelditu da eta hori ere adibidez ura berrerabiltzeko edo ur hobea erabiltzeko aukera polita izan zitekeen beraz

hor ikusten diogu ere arazo bat beno aprobatu daiteke eta aprobatuko da gaur

baina iruditzen zait beste zeregin batzuk urgenteagoak edo baditugula eta hasieran esan dut

niretzako erdibideko zuzenketa zeren hemen esaten da

nik uste dut plan horiek maiuskulaz hasteko ez direla existitzen

bi mila seiko euskadiko uraren legeak kanonetik kanpo uzten dituela berrerabiltzen diren ur gehienak beraz medidas de incentivación

ordaintzea edo ez dakit zertaz hitz egiten ari garen horregatik esaten dut txukuna ez zaigula iruditu

eta gero bigarren puntuan ia iruditzen zait

garrantzitsua iruditzen zait ikustea gaur egun europa zertan ari den eta hemendik pixka batera zertan arituko den

onartu zuenean harrez geroztik hainbat lanketa eta hainbat ikerketa egin dira eta

marko arautzailearekin arazoak daudela eta marko arautzaile bat ez dago berrerabiltzen diren uren inguruan eta gainera oso kuriosoa da zeren normalean espainiar estatua atzetik ibiltzen da

baina kasu honetan europar batasunak onartu du espainiar estatuan dagoen errege dekretua

azkeneko erreportean europan esaten dute

aurreratuagoa dela europar batasunetik etorriko den legedia baino marko arautzailea baino beraz ez dakit zer ari garen kasu honetan zehazki europari begira esan nahi dut espainian

izugarria dago eta aspaldiko kontua da beraz behar baten ondorioz lanketa bat egin zen eta gainera gobernu sozialista batek egin zuen errege dekretua onartu zuten eta hor arautzen da europak dio ondo arautzen dela eta ekonomia zirkularraren paketearen uraren berrabilpenaren inguruan egingo den

eta izango da ea lortzen duten marko arautzaile hori kokatzea baina

de lo que está considerado en la unión europea beraz nik uste dut hau horrela izanda zuen erdibideko bigarren puntuak guztiz zentzua

minutu erdi iruditzen zaigu gure posizioa finkatzeko lehentasun bat nabarmenagoa dagoela hiri hondakin uren sistema guztiz

plana zentzu horretan askoz hobea zela eta hau han barne bildu beharko litzatekeela erdibidekoak ez duela inongo eraginik izango eta beno uraren hierarkiak agintzen duen gauzetan

genukeela eta ez eta hemen hondakinen kasuan ere berdina gertatzen zaigu hondakin orokorrak hondakinen hierarkian ere

soluzioei azkenean dirua ematen diegu eta kontuz ibili gaitezen hemen berdina

otero jauna erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bai labur harituko naiz lehenik erantzutea otero jaunak pare bat komentario egin ditu

ez dela aipatzen gure erdibidekoan eta egia da eskumen hau ez delako gurea

askotan uste dugula dena gure eskumena dela baina kasu honetan udalek eta aldundiek esku hartze handia daukate eta beraz noski ez dugula dirurik aipatzen ezta eperik aipatzen gure eskuan dena

ganbera honek ez duelako hori kontrolatzen modu zuzen batean bigarrenik komentatu da espainiak etxeko lanak eginda dituela estres hidrikoa handiagoa izan delako eta arrazoia daukazue kanarietan adibidez ehuneko hogei birziklatzen da gauza batzuk ondo egiten dira horrekin ados nago baina

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako
puntua bai parlamentu honetan hain zuzen ere oraintxe jakin dugulako
lamela epaileak kartzelara bidali dituela parlamentuko gobernuko hainbat kide zehazki oriol junqueras jordi turull meritxell borras

gauza da zertarako nahi da errezesua zerbaitetara iristeko beno taldeek zerbaitetara iristeko taldeak

eta gertakari honen grabetatearen aurrean parlamentu honek nolabaiteko adierazpena egin beharko lukeela horretarako

beno ba nire proposamena edo nik ez dakit bildu beharko ginatekeen mahaian bere kasuan baina iruditzen zait

deklarazio bat adierazpen bat plenoak jarraitu dezakeela eta

bozeramaileek egin daitekeela lana bitartean jarraitu dezagun plenoa ez eta plenoa amaitu arte badaukagu aukera
zerbait baldin badago irakurtzeko bitartean ulertzen dizut zer esaten duzun edozein kasutan benetan iruditzen zait

eragin zuzena daukala gainera parlamentu honetan ere gertatu daitekeelako eta premiazko egoera honen aurrean premiazko

zu zara legebiltzar honetako buru nagusia eta uste dut zerorrek ere

gai honen aurrean gure iritzia eman dezagun bai gauza badakit larria dela
pleno bat eteteko beste bozeramaileen iritzia ere jakin beharra daukat

bertan hitz egin dezakegu orduan eh bilduren jarrera badakigu zein den

eta txikitik aurrera ba bozeramaileak

bildu nahi den ez den nahi ba bertan erabakiko dugu nire proposamena da jarraitzea eta biltzea

podemoseko lander bozeramaileak bai

ez dugu uste beharrezkoa denik plenoa gelditzea baina badela beharrezkoa edo ahal badugu

akordioren batera heldu behin baino gehiagotan egin dugun bezala

eusko abertzale bozeramaileak beno gaiaren larritasunak aitortuta

eta jakin badakigula antzeko gertaeren aurrean zeintzuk

gutxieneko iritzi amankomun bat horregatik plenoak

eta kasuan antzeko edo berdin pentsatzen dugunok elkar gaitezen eta kasuan adierazpen politiko bat partekatua izan daitekeena

hori da bai etena eskatzen dugula

euskal herria bilduko taldeak utzi egingo du ganbera eta gero

bildu nahi duenak ba bildu dadila gai zerrendako lehenengo puntua lege proiektua

jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jaunak dauka hitza lege proiektua aurkezteko

legebiltzarkide jaun andreok arratsalde on guztioi arratsaldea ontzat har daitekenaren neurrian behintzat

euskal autonomi erkidegoko bi mila hamazazpiko aurrekontuak onartzen dituen

aldatzera datorren lege proiektua aurkeztera natorkizue arratsalde honetan izan ere helburu zehatza eta argia daukan

hau euskal autonomi erkidegoko sektore publikoko langileei

laugarren laurdena eskuratzea ahalbidetzea da hain zuzen ere bere helburua

urteko salbuespenezko soldataren arazoari irtenbidea ematea

bat herri kontuen kudeaketak eskatzen duen zorroztasuna eta bi langile publikoei ahalik eta kalterik txikiena egitea en este caso

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna taldeen txandara pasatuz aldeko txanda eta kontrako txanda dago aldeko txandan norbaitek parte hartu nahi du

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da onetsita geratu da euskal autonomia erkidegoko bi mila hamazazpigarrena

legea jarraian boto azalpenera joango gara beraz alderdi sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

elkarrekin podemosen baiezko bozka eman dugu gaurko lehenengo

ze uste dugu beharrezkoa zela inoiz gertatu behar izan ez zen

honi zentzuzko amaiera eta erantzuna ematea behingoz pixka bat begirada atzera botatzen badugu eta kronologian jartzen bagara

espainiako gobernuak langile publiko guztiei soldata ehuneko bosta jaisteko agindu zuenean eta neurri hau nahikoa izango ez balitz moduan ba patxi lópez are urrunago joan zen

izaera ez zuten gobernuaren sozietate publikoetako langileei ere gutxitu zien

handik urte eta erdira aldaketa gobernua madrilen eta kasu honetan alderdi popularrak gobernuan ildo bereko politikekin jarraitu zeban enplegu suntsiketa soldata murrizketa eta zerbitzu publikoak behin eta berriz okerreragoratzen eta euskadin egoera ez zen oso desberdina batez ere gobernuek partidu

heltzen gara bi mila hamabiko maiatzera eta funtzionarioen eskubideak berriro ere

pública eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

une oro bere langileen eskubideen defentsan euzko alderdi jeltzaleak

delako ordainketa honen bidez eusko jaurlaritzak itxi egiten du espainiako gobernuak duela bost urte sortutako
besterik gabe eskerrik asko larrauri

bigarren puntua ekonomiaren garapen eta azpiegitura batzordearen irizpena industriaren sustapen eta

lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

taldeen txandara joango gara txikitik handira euskal talde popularrak barrio jaunak

esan behar dut gaur egun gizarte ekonomia benetako eredu ekonomiko alternatiboa eskaintzen digu eredu ekonomiko horrek lehentasuna ipini du pertsonetan eta ez etekin ekonomikoan

elkarlana elkartasuna erronka kolektiboak ere oso interesgarriak dira eta etorkizun hurbilerako euskadik beste enpresa eredu bat behar izango du

sortzeko kapaza baina baita ere kalitatezko enplegua sortzeko modukoa negozioak bultzatzeko

baita ere pertsonak proiektuaren erdian kokatzen eta kanpoan saltzeko trebeak baina tokiko garapena bultzatzeko gai izango direnak

bototara jarriko duguna da elkarrekin podemos taldeak erreserbatu duen emendakina bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamalau eman dugu bozka hamar boto aldekoa cuarenta y cuatro contra beraz

emendakina bertan bera geratzen da beraz bozkatuko duguna da lege artikulu bakarra bozkatuko dugu jarraian

onartuta geratu da artikulu bakarra jarraian bototara jartzen dira batera azken xedapena zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hamar abstentzio beraz

legearen ekainaren hamareko bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legea aldatzen duen legea jarraian boto azalpenera joanez euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak tellería jauna